belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

egoeraren aurrean hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda arrondo anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu
eta aldezteko eskerrik asko arratsalde on guztioi ez dut esango oraingoan

hasiera honetan maiatzaren hogeian dakizuen bezala egindako osoko bilkuran

duten egoeraren aurrean hartu beharreko neurriei buruz galdetu genion jaurlaritzak enplegu eta gizarte politiketako sailburua den ángel toña guenagari

gure ikuspuntutik jaurlaritzak duen iritzia eta are gutxiago oraindik zerbait egiteko asmoa duen eta hortik dator mozio hau aipatutako osoko bilkuran esan genuen bezala lan kontratuen egoera

gutxiengo soldatena lan hitzarmenak elkarrizketa soziala edo negoziazio kolektiboaren egoera ikustea besterik ez dago azken urte hauetan

nabarmenak eman direla esateko eta ikusteko lan harremanak ez dute bizi inolaz ere egoera onena araban bizkaian eta gipuzkoan alde batetik arlo

estatu espainolaren esku daude eta honek azken urteetan eta azken urteetan hartutako neurriak ondorio txarrak ekarri dituzte gure esparruan aipatuko dut

zapateroren gobernuak egin zuen lan erreformak non beste gauza batzuen artean negoziazio kolektiboaren estatalizazioari bide eman zion euskal herrian sektore hitzarmenak negoziatzeko aukera madrileko negoziazio esparruaren esku utzi zituen

ondoren etorri zen alderdi popularrak ppko gobernuak inposatutako lan erreforma eta hor hitzarmenen

eta enpresa hitzarmenei lehentasuna eman zien hitzarmen sektorialen gainetik hori beste gauza askoren artean ere bai erreforma hauek gure herrian eta gu honetaz ere konbentzituta gaude dagoen eredu produktiboa eta soziala kontuan hartu gabe

agian ez dira onak izango inon baina ez dutela gure errealitatea kontuan hartu hori egiteko horretaz ere konbentzituta gaude logika

eredua desarautzeko eginak langileen kalterako azken finean ez ditugun arazoak konpontzeko inposatuak izan dira konpetibitatean irabaztea konpetitiboak izatea

langileekin injustua da baina injustua izateaz gain gezur handi bat da gure markoan ez da baliagarria

inolaz kalitateko benetako kalitateko enplegua sortzeko

batzuk errazago poltsikoak betetzeko

esaten da behin eta berriro araba bizkaia eta gipuzkoako soldatapekoen bataz besteko eros ahalmena azken bost urteetan

ehuneko lau koma zortzi erori egin denean estatuan baino gehiago azken urtean

eta hemen zero koma zazpi galdu dugu eta gure herrian ere lan prekariezazioa handitzen ari da

horregatik diogu azken urteetan madrildik inposatutako erreformak eta hartu diren neurriak euskal herriko gehiengoaren kontra egiten ari direla

ekartzen dute ez diote erantzuten gure beharrei ez sozialei ez ekonomikoei eta etorkizuna kinka larrian ipintzen dute negoziazio kolektiboa da guzti horren adibide bat eta une honetan bere egoera denok dakigun bezala ere nahiko txarra da

blokeo orokorra izateaz gain hitzarmenen

gure lan harremanen esparrua galtzen

lan baldintzak kaskartzen ari dira eta pobretzea orokortzen nagusitzen handitzen lan harremanak gero eta gehiago espainian erabakitzen dira eta horrela egiaztatu du berriro ere lan harremanen kontseiluko azken txostenak atzo bertan emandako datuetan

esaten dena apirilean sektoreko bost hitzarmenetik lau espainian sinatutakoak izan dira espainian sinatu arren

gero eta gehiago daude eta aurten jada hamaika

estatuan eragina dutenak hemen eta bitartean gure herrian sei izan dira sinatu direnak y nuevamente

hori dena esaten dugunean bi mila zortzitik hona

igo dela bi mila zortzitik hona además

y trabajadoras guzti honen ondorioz lehen aipatu dudan bezala lan baldintzak kaskartzen ari dira soldatak jaisten ari dira

errentarekin adibidez gutxiengo batera irizteko negoziazio kolektiboa soldaten bidez

da edo izan beharko litzateke gutxienez panorama honen aurrean guk eta

aipatzen dudana confebask patronala oso eroso ikusten dugu eta egoera honetaz baliatuz

lan harremanetan beraien aldeko desoreka argia egoteak egin du besteak beste lan harremanen inguruko azken proposamena sindikatu guztiak erabateko desadostasuna eman dutena eta gainera lan harremanak

ipintzen dituena eta eroso dago instituzioetatik eta jaurlaritzatik babesa eta oniritzia jasotzen duelako edo behintzat hori uste duelako toña sailburuari ere esan nion aurrekoan interpelazio egin genuenean

oniritzia eta babesa ikusten genuela jaurlaritzatik eta erantzuna

sailburu jaunak esan zidana izan zen kasu batzuetan berak esandako edo jaurlaritzak esandakoa patronalarentzat gustukoa zela beste batzuetan ez eta sindikatuentzat berdin

hori ere oso desorekatuta dagoela momentu honetan ez dela hain egia hori horrela denik eta testuinguru honetan da guk mozio hau aurkeztu duguna zer eskatzen dugu guk mozio

eskatzen dugu legebiltzarrak errefusatzea lan hitzarmenekin gertatzen ari dena lan hitzarmenen estatalizazioa

gertatzen ari den horrekin eta horren ondorioz ere langileen lan baldintzak ahultzen ari direlako eta soldatak jaisten ari direlako gure herrialdeetan uste dugu legebiltzarrak

honekin negoziazio kolektiboaren estatalizazioak langileen egoera okertzen dute baina baita ere negoziazio kolektiboaren euskal esparruari

gehiengoak gainera kontutan hartu gabe ezertarako bigarren puntuan eskatzen dugu legebiltzarrak jaurlaritzari nolabait eskatzea lan harremanetarako eta negoziazio kolektiborako euskal esparru gauzatzeko jarrera proaktibo bat hartzea

gure ikuspuntutik eta hori ere aurrekoan toña sailburuari interpelazioa egin genionean esandako gauza bat da guk bi

bi mila hamairuko uztailaren zazpian hartutako jarrera

proaktiboki hartutako jarrera eta amaitu zena ba nolabait confebasken ezetzarekin baina horren ondoren

ezer gertatu ez balitz bezala behin eta berrio confebasken ekimenak eta ekitaldiak babesten eta

gogoratzeko hilabete luze hauetan confebaskek zelako gauzak esan dituen baina badirudi jaurlaritzak

bere ordezkaritza ezagutzen ez dugun patronala izateko gainera eta hau beste gai bat da beste momentu baterako baina esan behar dena ere ez eta zergatik erakusten dute horrelako ausardia ba besteak beste guk behintzat babestuta sentitzen direlako gobernuetatik eta ausartzen dira gauza horiek egiten esaten eta lobby moduan jokatzen gobernuekin eta uste dugu jaurlaritza ez dagoela egon beharko litzatekeen mailan horri

lan harremanak sustatzeko jarrera bat hartzen eta seguru asko hori ez da izango

eta gure hirugarren puntuan planteatzen duguna da nolabait gure

bertan erabakitzea ezinbesteko tresna dela gizarte bidezkoa eta kohesionatua lortzeko eta horregatik esaten dugu etorkizuneko negoziatu etorkizunean negoziatu beharreko

legebiltzarrak agertzen duela arlo honen eskumen osoa bertan erabaki eta gauzatzeko konpromisoa hartzen duela eskumen osoa

lan harremanetan bertan erabakitzeko ezin dugulako madrileko politiken eta inposizioen menpe jarraitu hasieran esan dudan bezala

erantzungo dioten lan harremanak behar ditugulako lan harremanetarako euskal esparrua behar dugulako egia esan alderdi sozialistak eta alderdi

akordio bat egiteko ez batekin ez bestearekin eta beraz gaurko egunean behintzat nire aldetik eztabaidan gertatuko litzatekeela harridura berezia

bereziki eajren aldetik aurkeztutako zuzenketak ez dudalako oso ondo ulertzen zergatik hainbat gai hain

baina ikusi dut erdibidekoa ildo beretik doala beraz txanda honetan ez dudanez denborarik hurrengo txanda aprobetxatuko dut erdibidekoaren inguruan
nire balorazioa eta azterketa egiteko eskerrik asko arrondo andrea

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

sailburu legebiltzarkideok arratsalde on guztioi euskadin lan harremanek duten egoeraren aurrean sarri hitz egin dugu legebiltzarrean argi dago

onenean eta egoera horren inguruan neurriak eskatzeko bilduk gaurko mozioa aurkeztu du diagnosian ados egon gaitezke

lan kontratuen egoera kaskarragoa da soldatena lan hitzarmenak indargabe edo berristu gabe negoziazio kolektiboaren egoera ere larria delarik

arlo sozio laboralean oinarrizko eskumenen jabe den estatu espainolaren aldetik hartu diren neurriak ondorio latzak ekarri dituzte eta ekartzen ari dira gure esparruan ados honekin baita behin baino gehiagotan adierazi du

estatuko lan erreformekin ez duela bat egiten eta hauen ondorioz ematen diren lan baldintza kaskarren salaketan ere egiten dugu interpelazio egunean eta hor ere zapateroren bi mila hamaikako lan erreforma eta bi mila hamaikako rajoyren lan erreforma aipatu ziren

lehenengoak hemengo sektoreko hitzarmenak negoziatzeko aukera egotea edo galaraztea madrileko negoziazio esparruan erabakitzeko aukera eman zuen eta bigarrenak hitzarmenen ultraaktibitateari epe muga ipini zion eta

jaurlaritzatik ekimena hartzea zergatik zer egin behar dute jaurlaritzak edota legebiltzarrak

behin eta berriz esan dizugu negoziazio kolektiboaren eragileak enpresen eta langileen ordezkariak dira gobernua kanpo dago

ez da bere eskumena hori bai eusko jaurlaritza laguntzera prest dago sindikatuen eta enpresen ordezkarien arteko elkarrizketa bultzatzeko

eta lan egiten jarraituko du urkullu lehendakariaren gobernuak hau da edo zen gure zuzenketaren lehen puntuak batzen zuena bestalde lan harremanen eragileak

zaila da oso hori lortzea negoziazio kolektiboa parte diren alde biak ezin ditu jaurlaritzak ezta inork behartu akordioak lortzera baldintzak ezarri ahal dira

baina euren esku dago euren autonomiaren esparruan gelditzenda noraino heldu nahi duten respecto a la iniciativa original

hainbat proposamen luzatu die eta gizarte elkarrizketa mahaian eragile hauek ekarritakoak ere mahai gainean daude

batzuek erabaki dute parte ez hartzea betiko moduan besteei jarrera proaktiboa eskatzea errazagoa da norberak jarrera hori baino eta hemen diot gure ustetan zuk sindikatu batzuek eskatzen ari direna hona ekarri duzulako

que decir al respecto besterik ez mila esker eskerrik asko arregi
anderea zuzenketarik ez du hitzik hartu behar

erreforma basatien atzean zuek zaudete beraz niretzat ez da berria zuek ez egotea kezkatua egoera honekin zuek

izatea baina zorionez zuen posizio politikoak euskal herrian egunetik egunero txikiagoak gutxiagoak dira erresidualak dira espero dugu eztabaida hauek beste modu batean aurrerantzean egitea beste batzuen artean ere bai itxaso

erdibidekoan bi puntu sartu dituzue lehendabizikoa elkarrizketa soziala

mahai gainean eta proposamen bakar bezala ipintzen duena

zer elkarrizketa sozialaz ari da hitz egiten itxaso jauna edo kasu honetan arregi

andrea existitzen da elkarrizketa soziala nik dakidanez zeuden guztiak ere ez daude nik dakidanez comisiones obreras ere atera egin zen zertaz ari

zer existitzen da ez dakigun zerbait hori alde batetik

jaurlaritzari laguntzen dio beste iniziatiba batzuk ezartzeko errua gehiengo duten sindikatuena diozue behin eta berriro behin eta berriro

lan harremanak guztiz desorekatuta daudela une honetan zuek uste duzue sindikatuak

direla errudunak adibidez kaleratzeak lan erreformak soldata jaistea ereak etabar etabar luze bat

ikusita nola ditugun lan harremanak eta zeinen alde dauden gaur egungo lan harremanak eta euzko alderdi jeltzalea

hori behintzat defendatzen zenutela euskal lan harremanetarako euskal esparrua horretatik uste duzue defendatu ahal daitekeela une honetan guk ezetz diogu eta konbentzituta gaude gainera ezetz gainera lehen esan dut harrituta nengoela zuen zuzenketekin lehenengo puntuan guk ez dugu ulertzen zer arazo duen alderdi jeltzaleak esateko

lan hitzarmenen eta lan harremanen estatalizazioarekin kezkatuta gaudela horrekin

alderdi jeltzaleak hori esateko ze ulertu dezaket bigarren puntuan ez esatea hori eta nolabait

arregi andrea baina lehen puntuan ez dakit non duzuen arazoa eta hirugarren puntuan ere ez dakit non duzuen arazoa zeren zuek hitz egiten duzue estatus berriaz eta orain dela egun batzuk

nabarmenen aurrean pnv y psek eskatzen diozuena herri honi da alde batetik

ez duen mahai batera deitzea hori da

eta jaurlaritzak duen erantzukizunari eta ardurari uko egiten diozue berriro ere gaurko egunean eta horregatik nengoen harrituta

gure proposamenaren gutxienez bi punturekin uste nuen gaur posible izango zela

besterik ez ba jarraituko dugula zeren benetan gu behintzat bai kezkatuta gaudela ez dakit zuek
nola zaudeten gai honen inguruan eskerrik asko arrondo anderea

eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

gaurko mozioa lan harremanen egoeraren ingurukoa zen

egoerari buelta emateko edo aldatzeko eta egoera latz horri buelta emateko

lan harremanen egoera ez dela ona ados desoreka dagoela eta lan erreformek desoreka hori handitu edo areagotu egin dutela baita ados baina ezin dira beti baloiak kanpora bota eta besteei erantzukizuna bota ez ez arrondo andrea lan harremanen egoera non tratatzen da hori negoziazio kolektiboan zergatik ez daude konbenioak martxan euskadin noren erantzukizuna da hori

ez nortzuk dira eragileak konbenio kolektiboetan enpresa eta langileen ordezkariena zergatik ez dira jartzen

hori bultzatzen adostasunak bilatzen baina zuk hori ondo dakizun moduan

hori lortzea hori argi eta garbi gero hitz egin duzu que

oraindik itxaroten gaude horren inguruan hitz egin nahi baduzu ere hitz egingo dugu baina

ez zuk ortuzar aipatu duzu eta ortuzar itxaroten dago horren inguruan hitz egiteko

bestetik ikusten duzu talde guztiok gauza bera esan dizugula hemen

hemen erraza dela mozio bat aurkeztea eta esatea jaurlaritzari zuk ez duzu egiten zer egin behar duzue zer egin behar duzue eta zuk besteei galderak egin ez zuk aurkeztu duzu mozio bat gauza batzuk eskatzen eta besteok justifikatu egin dugu

zuk eskatzen duzuna eta beste gauza bat gaur ez genuen edo gure ustetan gaurko debatea ez zen euskal lan esparru baten inguruan

onartuak gure botoarekin ere bai gaur konbenioen eta lan harremanen inguruan hitz egiteko

hasten zarete zehatz mehatz gauza bakoitza ekartzen eta

euskal lan esparruaren inguruan hitz egin dugu eta adostu egin genuen zure taldeak eta gureak

eta zaudete eta berriz esaten dizut zeren horrela ikusten dut argi eta garbi baina beste ordezkariek ere bai

zaudetela sindikatu batzuek orain hasi duten kanpaina babesten eta hona ekartzen eta instituzionalizatzen eta gu horretarako ez gaude prest mila esker

amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

eztabaida amaitu da eta bototara jarriko dugu arrondo aldasoro andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez beteko proposamena

parte hartze handiagoa izan dezaten mamografia zerbitzua ospitaleetatik urrutien dauden biztanleengana hurbiltzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak roncal anderea zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra garrido anderea zurea da hitza

legebiltzarkideok alderdi sozialistaren proposamen bat eztabaidatzen ari gara eta ematen du alderdi sozialista berriro

gai honi buruz nahiz eta proposamenak hasieran bat ez zetorren baina azkenean

batek gauza bat eskatu eta beste batek beste gauza desberdin bat eskatu ematen du akordio batera

arratsalde on eh bilduren lehentasuna da osasun zerbitzuetara sarbidea erraztea eta zerbitzu horiek

dena delarik zein den beraien eskualdea ba osasun eskubidea bermatzeko osasuna ikuspegi integraletik

ez bakarrik ikuspegi asistentzial batetatik baizik eta osasuna sustatzeko prebentzioa diagnostikoa tratamendua zainketa bere osotasunean gaurkoan bi kontu lotzen dira bata prebentzio gaurkoan hizpide dugu

eta bestetik sarbidea erraztea hurbiltzea bi

dira alegia prebentzio programa eskaintzen den ospitaletik distantzia majo batetara aldendua dagoen eskualdera araba

zerbitzu hori hurbiltzeko errealitatea delako

dagoen eskualdea dela ez bakarrik distantziaz baita mentalki instituzionalki ere alboratua baztertua dagoen eskualde bat delako

etxe honetan urruntasuna argudio bezala erabili da

berregituraketaren inguruan aritu ginenean argudioa izan zen urruntasuna gasteiztarrentzat leza ospitalea kronikoentzat urruti geratzen zela galdera bat eskualdekoentzat araba errioxakoentzako gasteiz ez da urruti geratzen hau da gasteiztarrentzat eskualde hori urruti geratzen da baina

eskualde horretan bizi direnentzat gasteiz ez dagoela urruti

ez zarete konturatzen pentsatzen dut askotan inkontzienteki egiten duzuela eta dena zuen zilborretik begiratzen duzue ez zarete konturatzen

edozertarako mugitu behar izaten garela eta zerbitzuak eskaintzerako orduan eta hainbat gauza planifikatzerako orduan dena izaten da hiriburuen

jendea bizi dela baina honekin ez dut esan nahi osasun zerbitzuak hau da osasun zentro ospitale guztietan egon behar direnik hau da ospitale guztietan osasun zentro guztietan zerbitzu guztiak ez dira behar

hainbat zerbitzu beraien espezializazio mailagatik logikoa dela zentzuzkoa dela

nahi baldin bada soilik ospitale unibertsitarioetan egotea baina hori esanda ere ulertzen dugu eta oso zentzuzkoa iruditzen zaigu zenbait zerbitzu zenbait programa eskualdeetara

zentroetara hurbildu beharko liratekeela bereziki prebentzioari dagokionean alde batetik

zerbitzu berberak izateaz gain prebentzio neurrietara programetara sarbidea erraztu eta hurbiltzea ezinbestekoa iruditzen zaigulako

zabaldu behar dugula sustatu behar dugula orduan zerbait pentsatu beharko dugu oreka bat bilatu behar da eta ez soilik

beharrezkoa ikusten dugu landa guneak alboratuak dauden eskualdeetara

aztertzea bideak bilatzea eta oreka bat bilatzea oreka

barruan kohesioa osasun sailak prebentzioan sinesten badu benetan bultzatu behar du

gaurkoan hizpide dugun programa hirurogeita bederatzi urte arte da adin horretatik aurrerako emakumeen bizitzak

jarri zareten hirurogeita bederatzi urtetik gorako emakume baten azalean nola sentitu daitezke emakume hauek instituzioetatik

programetara joan behar direla sartu behar direla baina gero esaten zaienean barkatu hirurogeita bederatzi urte arte hirurogeita bederatzi urtetik aurrera zure bizitzak omen ez du balio hori da esaten duguna jartzen ditugunean adin tarteak

gazteetan arriskua txikiagoa dela eta beranduagoa hastea

baina hirurogeita bederatzi urtetik gorako

hor uzten dut hausnarketarako guk bere momentuan etxe honetan osasun batzordean proposatu genuen leza eskualdeko ospitale bilakatzea gobernua sostengatzen duen alderdiaren aldetik ezezkoa jaso genuen baina aurrerago

gobernuak araba errioxa leza erakunde sanitario integratu

hogeita zortzian gu ez gabiltza esaten lezako ospitalea arabako ospitale unibertsitarioa bezala izan behar denik ez gabiltza esaten lezako ospitaleak

dituenik baina bai eskatzen ari gara aldarrikatzen ari gara

eta gainera gasteizeko ospitalearekin arabako ospitale unibertsitarioarekin elkarlanean egin daiteke lezakoa eskualdeko ospitale bat izan daiteke egoerara egokitutako zerbitzuekin

gainera errioxarekin hitzarmen bat dugunean bi mila hamairuko abenduan sinatua

izan daitezkeen herriekin ere hor lana egin daitekeenean eta zerbitzuak eskaini gainera gobernuak

lau erakunde sanitario integratu tipo ditugula

eta alegia erakunde sanitario integratuak beraien eskualdeko ezaugarrietara egokitu behar zirela beraz aukera polita

lezan eskualdera egokitutako zerbitzuak estrukturalak behin betikoak eskaintzeko eta kalitatezkoak

eta gaurkoan soilik eskatzen duguna da landa guneak

dugun gaia hori delako araba errioxa leza inguruko eskualdera

azterketa bat egitea neurri zuzentzaileak identifikatu eta neurri zuzentzaile horiek abian jartzeko

hemen ez ditugu behar trantsizioko neurriak behin betiko egonkortzea

arrasateko ospitalean debagoieneko ospitalean badaukagu kamioi bat ospitale berri bat egin denean hainbat espazio libre daudenean

behin betikotu egin da eta hemen behar dituguna da azpiegitura estrukturalak eta ez gauza batzuetarako bai beste batzuetarako ez gauza batzuetarako

ez orduan momentu batetan ulertzen dugu trantsizioko behin behineko zerbitzuak unitateak eskaini behar direla baina beti ere

neurri estrukturalak ezartzeko eta eskatzen dugu horregatik serioak garelako zorrotzak garelako unitate mugikor hori jarri

azterketa bat egitea lezako ospitalean mamografia zerbitzua eskaintzeko zeintzuk izan behar diren neurri estrukturalak pentsatzen dugu bertako herritarrek

eskubide berberak dituztela eta zentzu horretan neurriak bideratu daitezkeela ulertzen dugulako lehen esan dudan bezala zerbitzuen kalitatea

azpiegitura eta unitate estruktural eta finkoetan ematen denean ongi ikusten dugu lehen esan dudan bezala bitartean neurriak hartzea eta hori da gaur ekarri duguna eta guk herritarren onurarako mesederako lan egiten dugulako

norekin beharrean zertarako lortzen ditugun akordioak ez eta akordioak lortzeko eta lantzeko gaudelako hemen

lehenesten dituzten herritarren mesederako akordioak lortu beharrean por cierto noiz izan zen astelehenean bai astelehenean etorri ziren mila bostehun sinadura erroldatu zituzten etxe honetan eskari konkretu bat eginez

emakumeak beraz ondo legoke beraiei erantzun bat ematea

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna zurea da hitza

esaten gure taldearen konpromisoa

minbizia goiz detektatzeko programarekin erabatekoa dela horrela da ere bai eusko jaurlaritzarena legealdiz legealdi berretsi da

hori aitortu beharra dagoela guk gure helburua

genionean izan zen eskatzea jaurlaritzari jarrai dezala zentzu horretan

baita ere beste programa guztiak sustatzen jarrai zezala eta behar diren neurriak eta baliabideak bideratzeko horretarako ez

ezinbestekoa zela eta esango nuke talde guztiok bat egiten dugula horretan

sarbidea etengabe lortu behar dela etengabe hartu behar dira neurriak hobetzeko eta zentzu horretan bat egiten dugu hemen egin den eskaria edo planteamendu

egia da eta aitortu beharra daukagu ere bai aurre arestian ere bai

gaur egun parte hartze tasa parte hartze tasa da ehuneko laurogeita batekoa

dei egiten zaionean eta parte hartzen du programa horretan programa hori euskal autonomia erkidegoko emakume ororen guztiei zabalduta dago

deia berrogeita hamar hirurogeita bederatzi urteren bitartean eta zenbait kasutan baldintza batzuk betetzen direnean

eta berdin dion autonomia erkidegoko zein lekutan bizi den hau da pertsona guztientzako sarbidea berdina da guk uste dugu

inguruko herrialdeekin edo beste inguruko herriekin alderatuz gero parte hartze tasa oso handia da eta egia da hemen esan den bezala ba hor dagoela ehuneko hemeretzi ehuneko hemeretzi bultzatu behar dugula

kontua da ehuneko laurogeita bat hori parte hartze tasa homogeneoa da autonomia erkidego osoan hau da

horiek ez dira leku konkretu batzutan lokalitzatzen baizik eta homogeneoa da

duela hogei urteko egoera edo teknologia ez da orain dagoen berdina eta orduan

eraginkorragoak baliabide hobeak teknologia aurreratuagoa

horiek ere programa honetan sartzeko baina uste dugu

behar garela behintzat nahi baldin badugu

beharrei ahalik eta hoberen erantzuteko erabakirik onenak hartzea bestalde

gogo betetze inkestak ere bai egin izan dira eta

ia ia egindako inkesten arabera ia ia pertsona gehienek oso ondo ikusten dutela programa hau bere funtzionamendua eta programa honen deialdiak egiteko modua eta batez ere

lortzen diren emaitzak onak hala ere guk beti esaten dugun bezala irekita gaude gauzak hobetzeko

etengabe hobetzen jarraitu beharrezkoa jarraitzea beharrezkoa dela zentzu horretan osasun sailak

horretan dihardu eta horregatik guk eskatzen genion erabiltzaileen kontuak

arabar errioxako emakume batzuen sinadurak

ekarri zizkigutela eta bueno horiek kontuan hartu behar dira baina egia da ere bai

programan parte diren profesionalen iritziak irizpideak

erabakiak hartzerakoan kontuan izan behar dugu bularretako

autonomia erkidegoan kudeaketa unitateak unitateak hamar mamografoak diagnosi

zazpi horiek guztiak zazpi batzordeetan zazpi batzordeetan ospitale bakoitzeko erreferentziazko

batzorde bat hau da eurek badaukate euren irizpideak badakigu legebiltzarrean azkenaldian gero eta ageriago geratzen ari da

osasun harretarako kudeaketan baina horiek ere badaukate zer esanik eta nik uste dut

horien iritziak ezagutzea eta horiek esaten dutenen arabera erabakiak hartzea ere bai izan ere

ez daukala erraztasunik edo irisgarritasunari trabak jartzen zaizkiola eta abar eta

unitate mugikor bat jartzeko urruti

beraz bukatzeko edo ondorio

txertatzea baina arrazoietan eta datuetan

neurriak hartuta argi daukagu ere bai

aurreratuetan oinarritzen dela eta teknologia gero eta aurreratuagoa erabili behar dela kamioi batean egon daiteke teknologia hori ez dakigu

horri buruzko ezagutzarik horregatik diot behintzat profesionalen

ezagutzea hemen daukaguna programa hau

urteak pasa ahala eta guk uste dugu behintzat zentzu horretan horrela jarraitu beharko genukeela bestalde eta

argi dago excelentasuna nik uste dut denona dela sarbidea erraztu irisgarritasuna bermatzea

beste hainbat aldagai horrelako erabaki bat hartzerakoan argumentazioa zuk erabili duzun argumentazioa lezako ospitalearena eta

hara joateko es que argumentazio hori hain zuzen ere da erabat kontraesana da zu pentsa ari zarela esaten

ospitale bat gasteiztik hara joateko eta hemen ari gara alderantziz da bi urtean behin hango pertsonak etorri behar dutela hona ehun eta berrogeita hamar kilometro egiteko

ez daudenak gaixorik lezako ospitalean kronikoak gaixorik daude han egon behar dute bere senitartekoek bitartean hara joan behar dute horregatik diotsut argumentazio hori uste dut kontraesana dela eta ez daukala oinarri sendorik eta beno besterik gabe esan dudan moduan guk hori defendatuko dugu eta horregatik erdibidekoa adostu dugu

eskerrik asko orbegozo jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda maneiro jauna

diskurtsoan erakutsi duzun konbikzioa konbentzimendu hori ez da jasotzen

testuan adostu duzuen erdibidekoan eajrekin

eskutik joatea nahiz eta bakoitza libre den nahi duenarekin akordioak

baina iruditzen zaigu gustu txarreko txistea dela txiste txarra dela eta ridikulua dela

unitate mugikor bat ezartzeko azterketa bat egitea

unitate mugikorrak daudenean eta martxan daudenean ridikulua da benetan eta hori da aukera guztiei ateak ixtea

proposamenak eta neurriak ezartzeari ezetz esatea eta gaur hori da eajk eta alderdi popularrak egin dutena zerbitzuak hobetzeari ezetza eman diote ateak itxi dizkiote

gu ez gara erabaki medikuetan sartuko ez da gure asmoa hori baina bai

ahalik eta baldintza egokienak eta bitartekorik egokienak izan ditzaten erabaki mediku eta osasun profesionalek ahalik eta erabakirik hoberenak har ditzaten

horregatik eskatu dugu azterketa bat egitea baina azterketa bat egitea neurri estrukturalak aztertzeko

baina bitartean dagoeneko abian dauden neurri transitorioak edo behin behinekoak edo mugikorrak deitu nahi duzuen bezala horiek jarri martxan bat arrasaten dugu kamioi bat que por cierto

astelehenean osakidetzak ohar bat atera zuen esaten

ez dituztela kalitatezko zerbitzuak eskaintzen hau da oionekoentzat

debagoienean bizi garenontzat eskualde horretakoentzat

eskaintzen dute zerbitzu horiek orduan zertaz ari gara hitz egiten

goazen neurri batzuk abian jartzera behin behinekoak dagoeneko abian daudenak eta goazen aztertzera benetan landa guneetan eremu rural horietan alboratuak dauden eskualde horietan zer neurri hartu osasun zerbitzuetara sarbidea errazteko prebentziorako programak

atxikimenduan areagotzeko eta programa horiek zabaltzeko eta hori gu gainera egiten genuen mahai orokorrean herrialde guztietara begiratuta eta bereziki

bereziki mahai gainean dagoelako eta irekiak geunden neurri horiek dena delakoak izatera unitate mugikorra edo bestelakoak eta beraiek ere irekita daude orduan da hitz egitea

eta hor akordioak bilatzea eta besterik ez bakarrik eskatu hausnarketa bat egitea mahai gainean ditugun sinadura guzti horiei erantzun serio bat emateko gaurkoan ez zaiona emango

nik uste dut argi geratu dela borondatea ekimen honekin ona dela oinarrian ona dela baina

azterlana falta zaiola oinarri sendoak falta zein den neurri egokiena erabakitzeko behintzat jakiteko datuak eta arrazoiak aipatu ditugu aldagai asko daudela aukera asko daudela neurri ezberdinak behintzat har daitezkeela

ez diogu uko egiten planteatzen dituzuen neurriei hori guk behintzat ez dugu ez esan ezta ez dugu erdibidekoan hori jaso ere ez irekita gaude baina arestian esan dudan bezala

mahai gainean jarri azterlana dena aztertzeko ba bueno gustatuko litzaiguke jakitea

horretarako azterlana bai eta aldiz autonomia erkidegoan ezarri behar diren neurriak inguruan

zerbitzuak ezartzeari ezetz esaten zaiola guk ez dugu inondik inora

hori babesten ez zaretela erabaki medikuetan sartuko zer da esatea jada behar dugu mamografo mobil bat edo

irtenbiderik egokiena ba holako lekuetan egon daitezken gabeziei aurre egiteko arrasateko autobusaren inguruan esaten duzu ez bueno osakidetzak esan zuen astelehenean ez zeukatela kalitate nahikoa eta aldi berean esaten duzu

beste leku horietara urrun dauden leku horietara ez dauka kontraesanak dira kontraesanetan

autobusa txarra da baina aldi berean bidali autobus bat urruti dauden lekuetara ez dauka inongo zentzurik

aukerarik egokiena izan daiteke ez daukagula eragozpenik azterlana egiteko eta horren arabera
beharrezkoak diren neurriak hartzeko besterik gabe mila esker eskerrik asko orbegozo jauna

euskal sozialistak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

dugu bozka hogeita bederatzi bai hogeita hamazazpi ez ondorioz ez da onartu jarraian

euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hamairu abstentzio ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari